bai legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

muchas gracias eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera oskar matute eh bildu taldeko legebiltzarkideak
ogasun eta finantzetako sailburuari egina ekonomia suspertzea helburu duen aurrekontu proiektuari buruz matute jauna
zure da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on

matute jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señor matute quería

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna matute jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal

erlijioa ikasgaiak duen tratamenduari buruzko hezkuntza sailaren politikaren gainean

sobre este asunto muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

hezkuntzaren bidez erlijio heziketa jasotzeko eskubidea errespetatze aldera hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak

erlijio heziketa errazteko neurriak hartu ditu baita horrek ikastetxeen jardueran inolako bereizkeriarik ez sortzeko neurriak ere halaber

ordezkariekin harremanetan izan gara hautatzeko askatasunaren eskubidea moduren

ondorioz euskadiko curriculumean erlijioak espainiako estatuaren eta vaticanoaren arteko konpromisoetatik deribatutako betebeharren araberako

espainiako estatuak eta erakunde erlijioso ebangelikoen espainiako federazioak erkidego israeliten federazioak eta batzorde islamikoak sinatutako

egin zizkiguten galderei erantzutean azaldu genuenez hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak epai hori betetzeko asmo sendoa du hala batxilergoko curriculuma

hiruko hogeita hiru barra bi mila bederatzi dekretuaren aldaketa argitaratzeko beharrezko izapide guztiak bete ditugu era berean bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturterako aurrematrikulazio prozesuan hau da

erlijio irakasgaiaren eta ordezkoaren arteko hautu askea egiteko aukera emateko hainbat neurri hartu genituen

batxilergoko aurrematrikulako inprimakiak aldatu genituen eta ikasleek edo haien legezko ordezkariek erlijioaren edo ordezkoaren artean

ikasleek haien gurasoek edo legezko tutorek adierazten dute erlijio heziketa jaso nahi duten ala ez ikasturtearen hasieran

ez duten ikasleek ordezko irakasgaia ikasi beharko dute horrenbestez

batxilergoko erlijioaren ordezko irakasgaiak lehen hezkuntzan eta dbhn hezkuntza arretak duen antzeko tratamendua jasoko du hau da

irakasgai horren edukia beren hezkuntza proiektuaren barruan beti ere erlijioa eta ordezkoa jasotzen duten ikasleen artean bereizkeriarik ez dagoela bermatuz

ondorioz hezkuntza arretak ez du erlijioko edo bestelako

eusko jaurlaritzako hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak

zurea da hitza mesedez isiltasuna

eusko jaurlaritzako hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak beharrezko neurri guztiak hartu ditu

egin dezaten horretarako araudiari beharrezko doikuntzak egin zaizkio ordezko irakasgaia behar bezala prestatzeko gida lerroak eman eta proposamenak egin ditugu eta

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina jaurlaritzak radio vitoriaren zuzendaritzari buruz

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

eta baita ere negozio unitateentzat ondo dakizunez jaurlaritza honek konpromisoa irmo hartu du eusko jaurlaritzako antolakuntza egitura

beraz kalitatezko zerbitzua bermatzeko beharrezko diren baliabideak izaten jarraituko du radio vitoriak

bere eskaintzaren diseinua pertsonen planifikazioa eta aurrekontuen kudeaketa egingo ditu lan hau orain arte egin den bezala

gasteizko unibertsitatearen ondoan dagoen egoitzan egingo da por tanto

barrio jaunak eta erantzuteko uriarte andereak dauka hitza

eitb taldeak toki mailako irrati generalisten eredu bat ezartzen du radio vitoriarentzat haren nortasuna eta ezaugarriak garatzeko aukera ematen dio ondorioz radio vitoriak bere eskaintza propioarekin jarraituko du

horretarako behar dituen langileak erabiliko ditu eskaintza eta edukiak bermatuz beti ere sinergiak eta gaurko koiunturak

aplikatuko dituelarik radio vitoriaren egoera behin eta berriz izan da hizpide legebiltzar honetan hala ere berriz

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika

kultura euskara gazteria eta kirola batzordean aurkeztu genuen euskara sustatzeko ekintza plana egun hartan luze eta zabal hitz egin genuen esepi buruz

garatuko den hizkuntza politikaren neurri proposamenak jasotzen ditu aurkezpenaren egunean bertan adierazi nuenez ahalik eta adostasun sozial eta politiko zabalena lortu nahi du gobernu honek

eta nola ez etxeparekin ere adostasun zabalaren bidetik aurrera egin nahi dugu

maneiro jauna adostasunean ikusten dugulako arrakastaren giltza euskara sustatzeko ekintza plana aurkeztu ondoren talde politikoek zuen ebazpenak aurkeztu zenituzten eta ebazpen horiek bozkatu egin ziren legebiltzarrak aurkeztutako plana berretsi egin zuen

literalki irakurriko dut eusko legebiltzarrak euskara sustatzeko ekintza plana berresten du aipatu planaren helburu neurri eta ekintzak bere egiten baititu

maneiro jauna gobernu honen borondatea eta eginkizuna da kontsumitzaile eta erabiltzaileen oinarrizko eskubidea errespetatzea eta errespetaraztea

da hizkuntza eskubideak bermatzea baita hedabideetan eta gizarte bizitzan euskararen erabilera sustatzeko neurriak hartzea ere horrela zehazten du laurogeita biko euskararen legeak eta ondo dakizuenez lege hori eredugarri izan zen besteak beste

y así lo haremos edozein kasutan ondorengoa azpimarratu nahi dut gobernu honen ekintzak akordio eta kolaborazioaren ildotik bideratzen da

egin nahi duten erakunde eta enpresei eskainiko zaien laguntzan oinarritzen da betiere

hizkuntza eskubideak babestuak eta errespetatuak izan daitezen

hemezortzigarrena erretiratua izan da eta hemeretzigarrena beste baterako utzi da ondorioz gai zerrendako hogeigarren puntua

rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina hamasei barra bi mila hamabi errege lege dekretuak sustaturiko osasun zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru estatutuaren

buruz ubera andrea eskerrik asko mahaiburu andrea egun on berriro dagoeneko

izan ditugu hamasei barra bi mila hamabi dekretuarekin ez bakarrik hemen gaudenok

osasun sistema publikoaren erabiltzaileok eta langileok

azkenean zuzen zuzenean errege dekretu horrek gure

antolaketa eredua eta osasun arretarako baditugun prestazio zerbitzu zorroarekin sartzen delako eta eragiten duelako

betetzea gure kezka da errege dekretu

horrek nola eragiten digun euskal herritarroi eta dekretu horren aurrean gobernuak hartzen duen jarrera alegia zer betetzen duen nola zein epeetan eta guzti horrek

duen guztiongan herritarrengan eta gainera sortzen duen ezinegona eta izan ere betetze eta ez betetze horren artean

eta horrek azkenean osakidetzako langileengan

egoera kezkagarriak sortzen ditu eta gaur hemen hizpide dugun gaia hori da

beste alor bat da zehatzagoak izateko gure erkidegoan

integrazio posiblea nola noiz zein epetan egingo den ez jakiteak sortzen duen ezinegona berriro ere dekretu zoragarri horri esker argitzen joango naiz dekretu horretan

artikuluak aldatu egiten du berrogeita hamabost barra bi mila hiruko osasun zerbitzuetako langile

estatutu markoa xedapen gehigarri berri bat gehituz osasun arloko erakundeetan langile funtzionarioen integraziori buruzkoa integrazio hori borondatezkoa izan da osasun arloan arautzen duen integrazioari buruzkoa eta orain badirudi

derrigorrezkoa dela ez dakigu argi nola

urtarrilaren hemezortzian erkidegoaren eta estatuko administrazioaren biko kooperazio batzordean montoro

non literalki ondorengoa jasotzen den respecto al artículo

orain arteko egoera aldatzen du martxoaren hogeita bederatziko hirurogeita zazpi barra bi mila hamaika dekretua

eta orain arte ez ditugu ezagutzen jaurlaritzaren osasun sailaren asmoak zeintzuk izango diren ez dakizkigu

argibide horiek ezagutzeko ea zer asmo dituen jaurlaritzak gai honi

ea abenduak hogeita hamaikako arteko data

aurrera egingo den prozesua ea dagoeneko langileak informatu dituzuen edo ez edo langileen ordezkariekin negoziazioak burutu dituzuen ea urratsik eman duzuen edo ez ez dakigu ezer orduan

zuen egitasmoak zeintzuk diren argitzea eskerrik asko eskerrik asko ubera

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok ubera andrea eguerdi on berriro coincido con usted

como están eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

lehenik eta behin eskertu emandako azalpenak ulertuko duzu gure kezka

hogeita hamaika iristeko eta ez geneukan inolako informaziorik eskertuko genuke informazio hau dekretu honek

ezinegona sortzen duelako eskatuko genuke ere

esan duzun bezala mahai sektorialera eramateaz gain

eskertuko genuke orain arte hartu diren erabaki guztiak alde bakarrekotasunaren bidetik hartu dira hor aldaketa bat egotea eta benetan elkarrizketaren bidez akordioak lortzea azkenean inplikatutako

eta aldaketa honen eraginpean dauden pertsonak poztekoa langile hauen egoera

eta errespetatu egingo zaiela beraiek orain arte izan duten izaera zalantza bat

laboralak kanpo geratuko lirateke ez lieke planteatzen den aldaketak laboralei

zalantza bakarra esandakoagatik ulertzen dut laboralak kanpo daudela baina

honetan erantzungo bazeni eta beno ba gure partetik

mahai sektoriala atzeratu egin dela abendura ez dela hurrengo

informatu naute baina beno garrantzitsuena

deitzea langileen ordezkariekin elkarrizketa irekitzea eta gai honetaz

adostasunak irekitzea aipatu didazu ere eta gaiz aldatuz

langileak diren aldaketak eragiten dituenak

zenbaki zehatza eta

aurkeztu ditugula gai honen inguruan informazio gehiago izateko gure partetik besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera
txaro sarasua díaz euskal sozialistak taldeko legebiltzakideak osasuneko sailburuari egina bezeroaren arretarako tarifikazio bereziko zenbakiei buruz

zurea da hitza egun on

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

kontsumitzaileen eskubideenalde ez dut uste inork

y a ejecutarlo eskerri asko eskerri asko darpón jaunak

jaurlaritzaren ordezkaria deen darpón jauna zurea da hitza

dakarkion inplikazioari dagokionez oso garrantzitsua da

bereiztea eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna
amaitu aurretik presidentziako deklarazio bat irakurriko dut

adierazpena azaroaren hogeita bostean emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta aurten

erasoetan jarri nahi dugu arreta batez ere neska gazteek jasaten dituztenetan

aldaketa nabarmenak izan dira emakumezkoen eta gizonezkoen arteko harremanetan hala ere eta aurrerapenak gorabehera askotan ikus dezakegu

oinarrituta eraikitzen direla oraindik ere eta ondorioz eguneroko jarreretan agertzen dela desberdintasun hori ugarituz eta betikotuz

lanak lehenik eta behin agerian utzi behar ditu indarkeria mota horiek desberdintasuna eta sexu indarkeria sustatzen dituzten mezu sexistak antzemanez era berean beharrezkoa da erasoak prebenitzeko erabiltzen diren estrategietan beldurraren bitartez euren segurtasunaren erantzule izatea saihesten duten mezuak helaraztea neska gazteei halaber mezu horiek nesken jabekuntza sustatu beharko lukete

y las del contexto que les rodea hori guztia dela eta eusko legebiltzarraren izenean adierazi nahi dut

aktibo oso partehartzaile eta koordinatua garatzeko eta horren baitan arreta berezia jartzeko neska gazteek eta nerabeek jasaten duten indarkerian